aldez aurreko gaia euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena behin betiko eta baldintzarik gabeko desegiteari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea urtarrilaren hogeita lauko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

artikuluak adierazitakoari jarraituz dakizuen bezala berdinketa bat izan zen

zuzenketaren bozketan legez besteko proposamena hain zuzen ere euskal

eta erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro ere egingo dugu orain osoko zuzenketa horren bozketa

eskatzen dena da esan dudan bezala euzko abertzalearen osoko emendakina hori bakarrik berriro bozkatu dugu

blokeatuta beste saiakera bat egingo dugu

bai ondo dago orain ondo sartu

emandako hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzioak hogeita bat berdinketa dagoenez bertan behera geratzen da

jarraitu baino lehen txartelak ondo sartu ikusi ea piztuta

gai zerrendako lehenengo puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena euskadiko udalena

eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu nahi du

maneiro jauna zurea da hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal sozialistak taldeko pastor jaunak du hitza

jarraian aurkako txandara pasako gara nork hitz egin nahi du alderdi popularreko semper jaunak du hitza

mila esker presidente andrea egun on lehendakari jauna egunon guztioi

eskerrik asko semper jauna jarraian euzko abertzaleak taldearen

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna

legebiltzarkideok egun on guztiori gure taldeak alderdi sozialistak aurkeztutako lege proposamenaren aurka

ezaguna da jaurlaritzak ere gobernuak ere aintzat ez hartzearen aldeko iritzia eman duela eta gure taldea badator gobernuak emandako arrazoi horiekin zeintzuk dira gure ustez zuen alderdi sozialistaren proposamenaren aurka bozkatzeko oinarrizko

lau arrazoi nagusiak lehenengoa udal legea egiterako orduan behar beharrezkoa da zeregin honetan parte hartuko duten

horregatik adostasun hori bilatu nahi du gobernuak

ez bakarrik alderdi politikoekin baizik eta legeak eragiten dituen erakunde guztiekin bigarren arrazoia pasadan astean ganbera honetan onartu genuen batzorde

gure erkidegoan iharduten duten administrazio guztien eskumenak aztertu

eta erakunde egituraren analisia egiteko estatutua lurralde historikoen legea eta egiteke dagoen udal legea kontuan hartuta

eragingarriagoa lortzeko bikoiztasunak zuzendu eta

beraz udal legea egiterako orduan adostasunak eta lanak uztartu beharko dira batzorde horren lanekin hau da erritmoak moldatu beharko dira bat etorri daitezen adostasunarekin eta guztion partehartzearekin hirugarren arrazoia

hain zuzen ere estatuan oso aurreratuta dago toki erakundeen egitura juridikoan eragin handia izango duen lege aurreproiektua eta noski

eragin handia izango du gurean ere antza erreforma horrek

institucional eta itxura guztia dauka estatuko gobernuak doiketa hori egin nahi izango duela toki erakundeen pentsutan

toki erakundeak autonomia erkidegoak baino ahulagoak direlako eta gainera zenbait ikerketek agerian utzi nahi dute toki erakundeen gaur eguneko mapa jasanezina dela zergatik

mila mankomunidade baino gehiago patzuergoak sozietate

abarrekoak zertzelada handietan hauek dira estatuko legearen aldaketak azaltzen dizkigun erronkak eta panorama honen aurrean eta

uste dot behar beharrezkoa dela azterketa bat egitea

horregatik pastor jauna iruditen jata arduragabekeri itzela dela zuria

eta ez izan inongo zalantzarik ez izan urkullu jaunaren gobernuak lan egingo duela gure autogobernua defendatzeko ez izan inolako zalantzarik uste dot azterketa hori

bere lege proiektua egiten duenean kontuan hartu dezan eta laugarren arrazoia gobernuak aurkeztutako lege proiektuek gobernu oso baten bermeak eta makinaria daukate atzetik eta ezaguna da legeen tramitazioak eskatzen duela proiektu bakoitza zenbait txosten eta memoriekin aurkeztea memoria eta txosten horietan gobernuko teknikarien jakintza eta ezagupideak isladatu egiten dira

ekimena gobernutik jaiotzen denean proiektua denean espedientea osotuagoa egoten dela

beste erakundeetan gerta daitezkeen eskumenen analisia egiten delako ezta eta pasadan astean erdibideko zuzenketa sinatu genuenok

eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea

mistoa upyd taldearen izenean ez euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak du hitza

erantzuteko bigarren txanda euskal talde popularraren ordezkari den

muchas gracias eskerrik asko semper jaunak eta amaitzeko eusko abertzaleak taldearen

esan ahal dut altuago baina argiago ezin da esan urkullu lehendakariak

eta hori da hain zuzen ere alkateok eskatzen duguna udal legerik onena izatea eta zer egin behar da hori lortzeko

hartu abiapuntua eta hortik hasi ezta gogoratu nahi dizut zer egin zenuten zuek

gogoratzen duzu zein izan zen zuen jarrera kontu horrekin baita ere hasieran

proiektuarekin gertatu zena eta bukatzeko argi utzi nahi dizut beste kontutxo bat esan duzu

egitearen beldurra daukagula beldurra guk

herritarrei alderantziz herritarrek

alderdi honetan eta horregatik gara herri honetako alderdirik nagusiena eta bozkatuena eskerrik asko

eztabaida amaituta bototara jartzen da lege proposamena

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamazazpi ez hogeita hamazazpi hogeita bat ondorioz ez da aintzat hartzen proposamen hau lege proposamen hau gai zerrendako bigarren puntua barkatu maeztu jauna zurea da hitza

diskurtso guztiak honek ez dira nire hitzak

lehendakaritzaren idazkari nagusiarenak udal legea hemen aurkeztu zenean botatako hitzak hitz horiek

erantzunez bota zituen eta galdera oso logikoa zen guretzako udal lege baten eztabaidan zelan aurkeztu daiteke udal lege baten proiektua

udalerri gehien gobernatzen duen indar politikoarekin batzar bat ere ez eduki gabe batzar bat bera ere ez

politikoa ez osoa baina bai gehiena bere aniztasunarekin eta ilegalizazio barik islatzen duen parlamentura

bere tempusetara ongi etorriak ere eta argi eta garbi esaten dugu adibidez etxebizitza lege bat gazteen edo etxegabetzeak pairatzen dituzten kolektiboen partehartze barik

bezalaxe ez dugula ulertzen udal lege bat parlamentura ekartzea

duen indar politikoaren ez dut esango adostasuna baina bai behintzat kontraste minimo eta serio bat egin ostean eta euren iritzia

eta hau ez da soilik alderdi sozialistari mezu bat hau ere eusko alderdi jeltzaleari eta gobernuari

behin lege proposamen hau tramitatzea onartu ez denean

zuen teilatuan dago lege proiektu bat hona ekartzea eta udal mailan ordezkaritza duten indarrekin kontrastatzeko eta parlamentu honetara ekartzea udal lege bat guztiz beharrezkoa delako

udal legea lehenengo eta behin lau irizpide orokor guretzako eman behar direlako eta ez direlako ematen zuen lege proposamenean zuen lege proposamenean guretzako osoko zuzenketa bat beharko luke eta

ezin izango genuke osoko zuzenketa hori aurkezteko zergatik osoko zuzenketa bat lehenengo eta behin

adostasun minimo hori ez zeukalako bigarrenez

alegia herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioaren araudi orokorrenean bere printzipioetan eta helburuetan ez jasotzea ezer ere ez

herritarrak udal zerbitzuak euskaraz jaso ahal izatea guretzako ere hori gabezia nabarmena delako eta ez du jasotzen

eta ez printzipioetan zuek aurkeztutako udal lege proposamena hirugarrenez herritarren partehartzea

proposamen horretan partehartzearen inguruen gauzak zehazteko eta soilik araudi orokorrean jasota dagoena baina zeozertxo gehiago jasotzea guretzako guztiz ez nahikoa da eta laugarrenez

ez diezue zuen udal lege proposamenean udalei

finantzan euskal kontseiluan ahotsarekin soilik onartzen duzuelako zuen proiektuan udalak bakarrik eurei eragiten dieten gaietan horrela dago jasota proiektuetan eta ze gaiek

udalei diru banaketaz ari garenean beraz guretzako lau printzipio horiek lau irizpide orokor horiek ezinbestekoak ziren

eta bukatzeko eta hau zuzenean eusko alderdi jeltzaleari mezua

legebiltzar honetara ekartzerakoan ez begiratu mesedez madrilera mila erreferentzia egon al dira udal lege partehartzaile eta eraginkor bat lortzeko eta hona ekartzeko ezin da erreferentzia izan guretzako eta gai hauetan ere beste hainbat gaietan bezala ezin daiteke onartu gure burujabetzaren kontra etengabe madriletik datozen erasoak

duzuen autogobernuaren kontrako eraso oso bortitza

udalen autonomiaren kontra eraso bortitza izango delako madriletik egiten ari den tokiko araubidearen erreforma hemen aplikatzea

euskal herritarrentzako eta euskal herriko tokiko erakundeentzako marko juridiko propio bat eraikitzeko besterik ez eskerrik asko maeztu jauna
jarraian gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena gizarte laguntzetan egindako murrizketak bertan behera uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

egun on guztioi aurreko legealdian gobernu sozialistak ppren laguntzarekin

diren gizarte laguntzetan murrizketa horiek bide ezberdinak erabiliz ezarri ziren alde batetik diru sarrerak bermatzeko errentan bi aldaketa egin ziren diru sarrerak jasotzeko errolda epea

urtebetekoa izatetik hiru urte izatera pasatu zen eta bestetik jaso beharreko

zazpiko jaitsiera inposatu zen azken hau bi mila hamabiko aurrekontu legearen bidez gauzatuta beraz

murrizketa horiek hainbat kasutan diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen den etxebizitza prestazio osagarrian

ehuneko zazpiko murrizketa eta berrehun eta berrogeita hamar euroko topea kasu guztietan ipini zen

egindako murrizketa horien ondorioz milaka pertsonen egoera larriagotu egin da

diru sarrera hau jasotzen dutenek gizartearentzat lan egiteko prest egon behar direla administrazioak horrela ikusten

lege aldaketa horretan eta hori dena gainera aurrera ateratzeko kriminalizazio kanpaina bat egin zen iruzurraren mamua zabalduz eragile sozialak salatu duten bezala

izugarria guzti horren aurrean gaur hemen eztabaidatzen ari garen legez besteko proposamenak helburu zehatza dauka aurretik aipatutako murrizketa guztiak eta emandako

uztea galdu duten dirua eta prestazioak jasotzeko eskubidea bi mila hamairuan berreskuratzea

eskubide subjektiboak diren gizarte laguntzetan murrizketarik ez ezartzeko

zirela esan zuen alderdi sozialistak bi mila hamabirako soilik eusko alderdi jeltzalea kritikoa izan zen ezarritako hainbat eta hainbat aldaketekin beraz gure ustez orain dugu aukera egindako injustizia indargabetzeko

pertsonen ongizatea bermatzea lehentasunezko gaia da eta horregatik

beste iniziatiba batzuk aurkeztu ditugu gai honen inguruan baita lanbideri buruz ere aurreko osoko bilkuran pentsioez

esan nuena errepikatu egingo dut maila batean diskurtso eta adierazpen guztietan entzuten ari gara pertsonak eta hauen ongizatea bermatzea ezinbestekoa dela hori bermatu behar dugula eta

bereziki entzun da egun hauetan ere komunikabideetan irakurri dut enplegu eta gizarte politikarako sailburuak

dificultades edo arantxa tapiak ekonomia

borondate politikoa egon behar du eusko alderdi jeltzaleak alderdi sozialistak eta talde popularrak aurkeztutako

egoera larrian dauden pertsonen alde benetako neurriak hartzeko

dagoela proposamenean euskarazko eta erdarazko testuak batgarrena puntuan ez dute gauza bera esaten behintzat nik

momentu honetan jaso izan dugu adostutako azken testua zuek eta alderdi sozialistaren artean beraz indargabetzen du aurretik zegoena

hala ere adostutako testua irakurri ondoren berresten dut ez dagoela inolako konpromezurik esango nuke zuen hasierako testuan baino

alderdi sozialistarekin adostutako testuan soilik hitzak agertzen dira seguir trabajando

hitzak baina konpromezua zero ez dago

ez du gainera zerikusirik adostu duzuen testua hemen gaur

egiten den proposamenaren inguruan legez besteko proposamen honek murrizketen inguruan

ez du hitz egiten plan osoaren inguruan ez du hitz egiten inklusioa nola gauzatu behar den hori noski gai garrantzitsuak dira

baina gure legez besteko proposamena beste alde batetik doa doa egindako

bertan behera uztearen alde ehuneko zazpiko murrizketa diru sarreretan etxe bizitzarako laguntzetan edota erroldatuta egon beharreko denboran laguntza soziala jaso ahal izateko murrizketetan bertan behera

alde talde popularraren izenean aurkeztutako osoko zuzenketak hasieran aipatzen nuen haritik pertsona hauek susmopean ipintzea dakar beti bezala

eta iruzurra aipatzen dira nagusiki diru publikoen kontrola ondo dago baina iruzurra

ez dago kolektibo hauetan ezta pertsona hauetan ere alderdi popularrak oso ondo daki hori azkena eta ez bakarra bárcenas kasua dugu horiek bai iruzurrak

eta gaur ezagutu dugunarekin esan dezakegu inolako lotsarik gabe

dagoela benetako iruzurra ere eta ez lanbiden hor dago gaur

agertzen den fakturak izenak eta dena beraz lotsa izan behar da señora garrido

izan duen pobrezia eta gizarte desberdintasunei buruzko txostenean agertzen dira hainbat datu beldurgarriak direnak benetan adibidez euskal autonomia erkidegoko

pobrezia arriskuan bizi dira hau da biztanleriaren ehuneko

dira elikadura arazoak dituztenak eta gosea

dutenen kopurua ere oso handia da egun hauetan ere arartekoak jakinarazi du

pobrezia larria paira dezaketen umeen kopurua ehuneko hirurogeita hamazazpi hasi dela krisia hasi zenetik

oinarrizko beharrak asetzeko arriskuan bizi

pobrezian edo pobrezi arriskuan daudenen artean guraso bakarreko familiak dira gehienak eta bereziki emakumeak direnean

jo ditu emakumeak eta hau kontuan hartu behar da neurriak

jaun andreok egoera hauetaz hitz egiten ari gara hau dena ez da kasualitatea egindako politiken

enplegua ez duten pertsonentzat diru sarrera bermatzeko errenta ziurtatzea egunetik egunera gehiago dira egoera horretan dauden pertsonak bizi ahal izateko behar dute eta gainera gizarteratzeko bidean ezinbestekoa da diru sarrera duinak izatea gutxienez kendutakoa itzultzeko momentua dela uste dugu

eskatzen duguna hori da gure helburua legez besteko proposamen honekin ez da iniziatiba bakarra izango lehen esan dudan bezala baina gaurkoan hori da mahai gainean ipini nahi duguna pertsona hauek tratu duina merezi dute askotan gaur egun ez dutena eskerrik asko

jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza sánchez andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea jarraian
euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak du hitza

lehendakaria sailburua legebiltzarkideok mire señora arrondo

hitz egiten zuk zure proposamenean premisa faltsu batean oinarritzen zara esaten duzulako eusko jaurlaritzak ezin duela legeak bertan behera utzi legeak eta jakin behar zenuen hori legebiltzarkidea zarenez gero legebiltzarrean aprobatzen direlako

proposamena aurkeztu du gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko aurreko legean egindako aldaketei buruz aldaketa horiek

eman zen euskadiko giza babesa sistema hobetzeko eta etorkizunean bere egonkortasuna bermatzeko

beraz krisialdi garai hauetan helburu nagusia estaldura maila eta babes soziala mantentzea da sistema

utzi nahi ditu eta horregatik ulertzekoa da gu eta aipatu dudan guztiengatik ados ez egotea eta proposamen horren aurka bozkatzea compartíamos y compartimos

la votación de dicha enmienda nada más muchas gracias eskerrik asko garrido anderea jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

egun on guztioi eh bilduk aurkeztutako legez besteko proposamenaren inguruko eztabaida ondo

batetik bi mila zortziko legearekin gizartea babesteko eta gizarteratzeko sistema aurrerakoi bat hedatu genuela

legebiltzar honetan kaltetuak eta ahulenak diren giza taldeei babesa ematea izan zen eta da legearen helburu garrantzitsuenetarikoa gizarteratzea lortzea posiblea denean eta horretarako enpleguaren nagusitasuna tresna giza aldarrikatzen dira jakina denez

eta bestalde etxebizitzarako prestazio osagarria onartu zuen herritartasun eskubide berri gisa esan dugunez legeak zera dio

enplegua behar beharrezkoa dela lege honen erronka nagusia laneratzea eta beste ordezkari batzuk ere honetaz mintzatu egin dira beraz prestazio ekonomikoak alde batetik eta bestetik gizarteratzeko eta laneratzeko tresnak

esan beharra dago gizarteratzeko batzorde iraunkorrean dauden gizarte eragileen aho batezko babesa izan zuela bi mila zortziko legeak

azpimarratu nahi dugu legeak kontrol neurri zehatzak ezartzen dituela baita hori garrido andreari hau horrela eusko alderdi jeltzaleak enplegu politikak aktiboen transferentzia lortu zuen madrilen

eta bultzatzeko tresna ekarri genuen euskadira enplegu arloan aurrera eramango diren politikak kudeatzeko eskumena esparru honetan lanbide enplegurako erakunde autonomoa martxan jarri zen enplegu politika aktiboak lortuta eta lanbide martxan jartzerakoan aurreko gobernuak

erabaki zuen eta hemen parlamentuan horrela irten zen

los partidos políticos en este sentido horregatik ez ditugu babestuko zuen legez besteko proposameneko lehengo eta bosgarren puntuak gainera

ppk legez besteko proposamen bat aurkeztu du eta izango dugu denbora zehaztasunetan sartzeko

euzko abertzaleak pserekin adostutako zuzenketak argi dio

murrizketarik ez egotea gobernuak argi dauka pertsonak direla bere lehentasuna are gehiago egoera latzean dauden pertsonak horregatik

de realizar conductas fraudulentas para su obtención ez dugu ikuspuntu hori konpartitzen eta nahiz eta askotan esan

garrido andrea adostutako zuzenketak pseko bozeramaileak azaldu duenez

lanean lana lortzean garrantzia jartzea bi lanbideren funtzionamendua hobetzen jarraitzea bere helburuak hobeto lor ditzan hiru

bidali ditzan sei hilabetero txostenak espedienteen bilakaeraren inguruan eta lau eta azkenik gizarte laguntzetan ez daitezela murrizpen gehiago egon bi mila hamairueko aurrekontuetan beraz gainontzeko taldeei adostutako zuzenketari

arregi andrea jarraian zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd taldearen ordezkari den maneiro jaunak

eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andrea

joatea interbentzio hau egiten alde batetik eajren aldetik

bi mila zortzian hemen onartutako legea helburu

ezinbestekoa zela eta horren inguruan sortutakoa arazoa da errealitatea gaur egun beste bat dela enplegua

orduan baino gutxiago dago langabezia handiagoa da

benetako errealitatea tresna horrek gaur egun bizi dugun egoeran oso gutxi lagundu duela enplegua sustatzen edo enplegu bila dabilen jendea bere bidea egin zezan ahalbideratzen

bi mila hamaikako legearen inguruan inolako balorazioa gaurko egunean

egin ziren murrizketen inguruan hitz egiten eta murrizketa horiek bertan behera uztea eskatu dugu eta eskatzen dugu

ziurrenik kontradikziorik gabe gaizki joango ginateke bizitza honetan baina nazionalisten taldeak baita gogoratu behar diet ere bi mila zortzian

aldeko botoa eman zutela noski lege horren aurrean baina gaur hemen defendatzen ari zaretena

hamaikako legean kritikoak izan zineten eta ez zuen osoa jaso garrantzitsuena hala ere

hemen arazoa ez da lege bat nola aldatzen den edo lege bat aldatzeko forma eman behar zaion eta nola egin behar den ez dut ikusi adostu duzuen testuan

eta guk planteatzen dugun bidetik murrizketak bertan behera uztearen ikuspuntutik asmoa egongo balitz aldatzeko forma arazoak konponduko genituen tris tras batean ez da benetako arazoa askotan formalismoan galtzen gara ez dakit nahita den baina benetako arazoa hemen da pertsona asko daudela egoera txarrean lehen aipatu da arartekoak esandakoa

taldearen ordezkari den sánchez andreak dauka hitza

su apoyo al representante de upyd muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak

eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea arrondo andrea

zuk esan duzu bi mila zortziko legearen helburua nik esandakoari erantzuten enplegua sustatzeko zela eta

gizarteratzea lortzea nahi zela baina frakasua

zergatik nahi duzue lege horretan araututa dagoenera bueltatzea ez bada bermatzen

eta hemen esan da kritikoak izan ginela

legearekin eta bai kritikoak izan ginen baina betiko moduan eta gure estiloan erantzukizunaz

bazeukatela euren akordioa eta legea aurrera ateratzeko

hori jakinda erantzukizunez jokatu genuen emendakinak aurkeztu genituen saiatzen testua hobetzen eta murrizpenak areagotzen edo barkatu

ez izateko hain txarrak ez murrizpenak esan dugu eta

nahiz eta esan eta berriz esan iruzurra dagoela eta hainbat kasu dauzela

eta hori askotan esan egin da hemen zuek hain argi badaukazue salatu gu

zuzenketan horrela batzen da lanbideren funtzionamendua hobetu egin behar dela

espedienteei erantzuna arinago eman behar iake

eta funtzionamendua hobetu helburuak hobetzeko azken batean laneratze hori ere bai lortzeko baina ezin da gizartean gelditu

beste gauzatxo bat esan duzu ez dagoela borondaterik eta forma asuntoak direla

indarrean eta lege hori aldatzeko beste lege bat ekarri behar da beraz legeak badakigu zelako tramitazioak daukan eta ez da

holako gauza gainetik pasatutako

gauza bat baizik eta lege bat eta hemen legebiltzar honetan onartutakoa gure abstentzioagaz guk ez genuen legea babestu

iraupe bat eduki behar dute eta txarto eta gero ikusten bada ez dutela ondo funtzionatzen

denbora bat behar dute indarrean ikusteko zelan funtzionatzen duten edo zer

aldatzeko baina ez hala orain hau gero bihar beste bat eta

artikulu bat gu horrekin ez gatoz bat eta azkenik eskerrak eman upyd ko ordezkariari bere babesagatik gure ekimena

arregi andrea orain bai amaitzeko mistoa upyd ko ordezkari den maneiro jaunak dauka hitza

eztabaida amaitu da bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

ez berrogeita hamalau ondorioz bertan bera gelditzen da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

hogeita bat abstentzioak hamar ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta

jarraian gai zerrendako hirugarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatzea eta behin betiko ebazpena hartzea euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

buruz eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena osasun sistemako prestazioen

buruz proposamena egin duten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko
roncal anderea zurea da hitza

egun on denoi señorías sozialistok osoko bilkura honetan irtenbide bat

daudenei gure eskumenak erabil daitezela nahi dugu

bat saihesteko osasunaren babes publikoaren eskubideari eragiten diona zeren eta hemen euskadin egin dezakegu eta guztien konpromezua nahi dugu gure gobernuarena

y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea jarraian

eta aldezteko ubera andrea zurea da hitza legebiltzarburu andrea sailburuak
legebiltzarkideok egun on guztioi zenbat aldiz esan ote dugu hemen gaudenok agian batzuk beste batzuk baino gehiago

irten dela osasuna daukagun bitartean mientras tengamos salud gisa horretako

eta kalean ere nonahi garraio publikoan hainbat txokoetan batez ere entzuten ditugu osasun kontuak

eta beraz oso agerikoa da herritarrontzat osasuna eta beraz osasuna bermatzeko sistema

gure taldearentzat herri aurreratu baten gizarte kohesionatu baten zutabe nagusienetakoa osasuna da osasun sistema da eta horrekin batera hezkuntza eta zerga sistema zerga politika

bigarren mailako herritarrik ez sortzeko aukera berdintasuna pertsona guztiei bermatzeko inolako salbuespenik

eta horretarako bide bakarra administrazio publikoak sistema publiko indartsua sustatu eta garatzea da noski baldin eta ongizate estatua baldin badaukagu helburu zeren egia esan askotan ez da ulertzen zeintzuk diren lehentasunak eta gaur hizpide dugun sanitarioaren gaian egia esan agerian geratzen da zein den espainiako eskuin zaharkituaren eta bere

herritarrei beraien osasun babeserako eskubidea bermatu beharrean ekonomia espekulatzaileak

hori da horientzat lehentasuna herritarrak alboratu botere ekonomikoen menpe jarriaz administrazio publikoa

hori da batzuentzat beraien lehentasunak eta nahi dutena herritarrei osasun babeserako eta prebentziorako eskubidea ukatu

neoliberal nagusiarekin sistema publikoa pribatizatzea eta horren aurrean eajren eusko jaurlaritzak

zer egin behar du zuen gobernuak epelkerian jarraitu behar du krisia aitzakia hartu eta rajoy ezartzen

dagoeneko hasia dagoen pribatizazioan sakondu behar duzue hori izango da legegintzaldirako gobernu honek daukan helburua

pelota jarri madrileko teilatuan eta

beste helburu batzuk betetzeko pentsatu nahi dugu ezetz horrela bada abisatzen dizuegu aurrez aurre izango gaituzuela

orain arte eusko jaurlaritzaren aldetik entzun izan dugun gauza bakarra da

ez diela beste aukerarik uzten juridikoki bide guztiak agortuko dituzuela baina guk ez dugu ikusi jarrera aktiborik

ez geratzea soilik desadostasuna agertzeko jarrera horretan eskatzen dioguna da benetan egon daitezkeen aukera desberdinak erabiltzea hemen ez dago erdibiderik ezin daiteke erdibiderik egon ezin delako pertsonekin eta pertsonen osasunekin jolastu

mahai gainean aukera desberdinak jarri ditugu adibidez

handiko trenarekin egiten den bezala kupotik deskontatzea lehentasunak pertsonak baldin badira eta ez zementua

esaterako kontzertu ekonomikoaren legeak bere laugarrena xedapen gehigarrian horretarako aukera ematen du eta orain urkullu jauna badirudi rajoyrekin horretaz hasi behar dela hitz egiten aukera bat izan daiteke

ez egon badaude aukera desberdinak beste aukera bat adibidez funts bat sortzea izan daiteke konpentsazio fondo bat

garitanok fondo bat sortu du dependentziaren legean

orduan eusko jaurlaritzak zergatik ezin du hori egin beste aukera bat izan daiteke eta beste bat ere okurritzen zait adibidez orain lehen esan dudan bezala prentsaren bidez dakigu

elkarrizketak abian jarri behar dituela eta hainbat eskuduntza eskatu behar dituela orduan

arloko eskuduntza guztiak gure egitea eskatzea arazo guztiak bukatuko ziren madrilek onartutako hamasei barra bi mila hamabi lege errege dekretua osasun sistema publikoa ahultzeko eta pribatizatzeko beste urrats bat da fondo ideologiko sakoneko da zeinaren bidez dirua daukanak ez du arazorik edukiko txekea hartu eta osasun arreta jasotzeko edo botikak erosteko baina zer gertatzen da dirurik ez daukanarentzako

nork bermatuko dio osasun arreta osasuna babesteko botikak guk

administrazio publikoa da bermea administrazio publikoaren lehentasuna izan behar da osasunaren babesa izateko eskubidea herritar

herritar guztiak eta horretarako osasun sistema publiko integrala unibertsala kalitatezkoa eta doakoa bermatzea da bidea beraz guk

ulertuko genuke gobernu honek pilota madrileko

gobernu honek bere teilatuan dauka eta ezin gara hemen engainatzen ari herritarrak eta eztabaida faltsuetan eta antzuetan murgilduta ez ezin dugu onartu beti

osasun sistema publikoa ezbaian jartzea zergatik ez dira jasangarritasunaren izenean ezbaian jartzen azpiegiturak

bankuei ordaintzea beraiek sortu dutenean zor hori orain ere

nahasten botikak arreta jasotzeko aukera edo hainbat produktu eta zerbitzu eskuratzeko ekarpena egin behar izatearen inguruan

erdaraz copago y repago errealitate gordina denean oraindik ere

beraz bazegoen copagoa hemen bakarrik egin dena da igo igo

egon da egia da pentsiodunek ez zutela ordaintzen eta hor

baina laburbilduta hemen osasun eskubidearekin jokatzen ari da jasangarritasunaren izenean

eta herriaren osasunarekin ez dela jokatzen eta benetan guztion lehentasuna pertsonak baldin badira eta guztion lehentasuna sistema publikoa baldin bada egin ditzagun

osasun sistema publikoa kalitatezkoa unibertsala eta integrala eraikitzeko ezin dugu onartu krisia erabiltzea ongizate

ateratzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda
mistoa upyd ren taldearen ordezkaria den maneiro jaunak